egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango dio emango diogu eta

minutu bateko isilialdia egingo dugu santiago brouard gogoratzeko

urteko txostena legebiltzarraren erregelamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dioenari jarraituz legebiltzarraren erregelamenduko

lehenengo arartekoak txostenaren laburpen bat aurkeztu behar du ararteko jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente anderea mahaikideok lehendakaria jauna

legebiltzarkide jaun andreok gobernukideok egun on ohorea da
ulertuko duzuenez legebiltzarraren

osoko bilkura honetan lehendabizikoz agertzea ganbara honetan kargua hartu eta gero bi mila hamalaueko

atsegin handiz ordezkatzen dut erakunde hau euskadiko herritarren ordezkarion aurrean batez ere arartekoa euskal herritarren eskubideak defendatzeko

eta haiek euskal administrazio publikoekin dituzten harremanetan

sustatu ere egin behar dudalako joan den urriaren hogeita seian giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partaidetzaren

txosten hauxe ezagutarazteko asmoz agerraldi hartan

egin zizkiguten erreklamazioak kexak analisi kuantitatiboa egin nuen eta labur azaldu nituen

gaur osoko bilkura honen aurrean azalduko dut arartekoak arautu zuen legeak

erkidegoko eskubideak babestearen egoeraren balorazio orokorra deritzona mintzaldi honetarako eman didaten denbora tartean ez dago zehatz mehatz adierazterik eskubideak zenbateraino babesten diren arartekoaren jarduera

hogeita zortzi arloetako bakoitzean eta haur eta nerabeentzako bulegoari dagokionean horregatik pertsonen eskubideak ongi babestearen ikuspegitik begiratuta hemen azpimarratuko dut bakarrik

eusko jaurlaritzaren foru aldundien eta

eta politika publikoetan eta bereziki nabarmenduko ditut talde ahulen alde burutu dituzten ekintzak

arartekoak egin zuen lanaren datu orokor esanguratsuenak aipatu nahi nizkizueke herritarrei

eta administrazioak kontrolatzearekin lotura duten

ziren pasaden urtean horietatik

erreklamazioak izan ziren eta bi mila baino gehiago jardueratan informazioa eta aholkuak eman ditugu

eta aldi berean berrogeita hamazazpi bilera egin ziren hainbat administrazioekin

askotako beste jarduerak ere eragindako administrazioak kexak sorrarazi zuen jarrera zuzendu eta aldatu da

kasuetan kasu gehienetan ez da ia

izan eragindako administrazioak arartekoaren arrazoi bidea onartzeko datu horrek

izanik agerian utzi du berak bakarrik arartekoaren esku hartzeak

eragingarritasun handia duela badakizuenez haur eta nerabeentzako bulegoak arartekoaren baitan

hala ere arartekoaren jarduera eskatzen dutenei aholkuak ematen saiatzen gara egin zaizkien bidegabekeriak

aukera izan dezaten egungo ekonomia eta finantza krisia argi islatu da herritarrek egin dizkiguten kontsulten edukian herritarrak kezkatuta daude banketxeek komisio baten zenbatekoa

dutelako edo orain arte doan eskaintzen zen zerbitzu bategatik kobratzen hasi direlako halaber haserrea sortu dute gai hauek

eskatzen duten inbertsioaren ezaugarriekin bat ez datozen finantza produktuak saldu zaizkie edo ezin da pentsio plan bat

berreskuratzeko gero eta gehiago erabiltzen ari da herri administrazioak daukaten informazioa lortzeko eskubidea horretarako administrazioek jarrera bermatzaileak izan behar dituzte

lehian dauden eskubideak neurtu behar dituzte eta informazioa eskuratzea ukatzen denean horretarako arrazoiak azaldu

datuak babesteari dagokionez oraindik ere ikusten dugu gizarte sareak eta komunikazio sare publikoak erabiltzean oro har ez dagoela

eta ez direla saihesten jokabide arriskutsuak

eskerrak eman nahi dizkiet ararteko erakundean zerbitzuak egiten dituztenei beraien ardura sutsuagatik eta konpromisoagatik

iaz arartekoari diploma eman ziolako kudeaketa

duen konpromisoagatik eta onartu behar dut ere gure informatika sistemaren aplikazio aurreratuak sartzearen ondorioz arartekoaren lana eragingarriagoa eta emankorragoa bilakatu dela nire mintzaldia bukatzeko eskerrak eman nahi dizkizuet guztiei zuen arretagatik

estatutuaren eta legearen bitartez legebiltzar ordezkari honi eman zaizkion eginkizunak behar bezala betetzeko
mila esker denoi eskerrik asko ararteko jauna

jarraian legebiltzar taldeen txanda izango da hamabost minutuko txanda izango duzue zuen jarrerak azaltzeko mistoa upyd taldeko

nos sentimos solidarios muchas gracias eskerrik asko ruiz andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

sailburu jaun andreak legebiltzarkideok arartekoaren kideak egun on guztioi

eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

ezer baino lehen arartekoa eta bere talde osoa zoriondu nahiko genuke egiten duen lanagatik uste dugu beharrezkoa dela mota honetako erakunde bat

gainera funtsezkotzat hartzeaz aparte interes politikotik kanpo lan egiteak eta inpartzialtasunez berari dagokion bezala

zoriona alde horretatik hori esanda beste behin ere azpimarratu beharra daukagu arartekoaren urteko txostenean badaudela urtero errepikatzen diren hainbat gomendio eta aholku eta horrek agerian uzten du batzuetan ez zaiola kasu handirik egiten arartekoaren lanari hau gure ikuspuntutik larria da kontuan izanda herritarren eskubideen defentsoria batez

eta bertatik jasotzen diren hainbat aholku eta gomendioei

edo administrazio ezberdinetatik ez zaiela kasu handirik egiten hala ere aitortu beharra dago honetan aurrerapena eman dela hamar errekomendazioetatik ia bederatzi koma bi erantzuten direlako baina konpondu horixe da galdera datuei erreparatuz zortzi mila seiehun eta zortzi jarduera kudeatu ditu hogeita zortzi

lotuta beste hainbeste bilera gizarte eragileekin berrogeita hamazazpi bilera instituzioekin eta ikuskatzeko zortzi bisita hernani eta astigarragako errumaniarren kokalekuak

hiru bulego bi udaltzain etxe eta abar azken honi erreparatu nahi diot tartetxo honetan izan ere besteekin konparatuz proportzioa bisitena askoz baxuagoa da eta bisitaldi hauek

horixe izan da bide honetatik jarraitzea eta arartekoaren eginkizunak era espansibo batean ulertzea ausarta izatea horixe eskatu genion hasieratik eta horixe eskatzen diogu orain ere

hauxe eskatzen dizu ararteko jauna hots datorren urteko txostenean kartzeletara egindako ikuskatzeko

azaltzea bertan euskal presoek bizi duten egoera isladatuz bertan giza eskubideak errespetatzen diren ala ez isladatuz

media bezala espedienteak ixteko batzordean esan nizun moduan luzeegia diogu hainbat neurri jarri dituzuela diozue ea neurri hauek islada duten datorren urteko txostenean eta epe ertain hori jaisten den antza denez atzerapena batipat eusko jaurlaritzan dago

murriztu ditzan gure taldea horretan bultzatzeko prest dago bestalde

datuekin bukatze aldera kexa gehienak eusko jaurlaritzarekiko dira ehuneko

urteroko indizeetan baino urteroko indizeetan mantentzen da hala ere bi mila hamalauean udaletxeekiko eta foru aldundiekiko kexak handitu egin dira honek zer pentsa eman beharko liguke

gobernuari belarritik tira egiten zaiola ikusten da hainbat esparrutan hona hemen

ondorio larriak azpimarratzen ditu etengabe txostenak

eta kexen ehuneko berrogeita hamarak eskubide sozialekin zerikusia du kolektibo zaurgarrienean du eragina talde ahulenetan zuk zeuk ararteko jauna esan duzun bezala arartekoaren bulegoak gizartearen etsipen mailaren neurgailu on

baita gure gizartea babesteko sistemak emandako erantzunaren eskasiarena ere arartekoaren eginkizuna kexak entzun bideratu eta aholkatzeaz aparte politiko publikoak ebaluatzea da eta politiko publikoen artean

lanbide dago kexarik gehienak honekiko dira rgi arekin eta

nagusiki aitortzen duzue hobekuntza eman dela azken urtean prozedurak hobetu egin direla orain

ari omen zarete eta horretarako lantaldea osatu

egia esan hasiera batean harrigarri samarra iruditu zitzaigun lan taldearena izan ere uste genuen lanbideri zegokiola

ebaluatzea baina ongi etorria izan dadila baldin eta lantalde horrek hobekuntzak ekarriko badizkie herritarrei izan ere

ustezko okerreko kobrantzarekin honek larritasun handia sortu zuen pertsonengan baliabiderik ez duten pertsonetaz hitz egiten ari gara umeak dituzten guraso bakarrak etorkinen etxeak eta abar non prestazioak kentzeak

arrakala soziala eman daitekeen momentu honetan oso garrantzitsua da gure ikuspuntutik gizarte babeserako dugun sistema aztertu eta eguneratzea

zuk ararteko jauna ondo asko dakizu kontrako norabidean doan jendea hementxe bertan legebiltzar honetan bertan daukagula ikusi besterik ez dago

haustura soziala handitu egin nahi zuen onartezina bazterketa ekiditeko neurri eta erabakiaz ari gara eta arartekoari ere

dagokio beste atal batean haur eta nerabeei dagokiolarik datu oso kezkagarriak azaltzen dira txostenean

de la pobreza infantil dio haurren malnutrizioa gora doa bi mila hamabi bi mila hamairutik aurrera pobreziaren aurkako plan integrala eskatzen ari zarete

eusko jaurlaritzari dagokio egitea baina aurrera pausorik ez euskal herria bilduk beharrezkoa ikusten du plan integrala egitea

jaurlaritzari ezin dugu onartu etorkizuneko euskal herritarrak izango direnak oinarrizko eskubideak bermatuak ez izatea kuriosoa da

ari direla eta jena sortu jóvenes extranjeros

no acompañados deigarriena hiru eredu daudela euskal autonomi erkidego honetan gipuzkoakoa

eta arabakoa horrela azaltzen duzue txostenean eta horrela azaldu zenuten aurreko batzordean ere

lurralde bakoitzak bere politika egiten du menaekiko

eta baita ere zerbitzu sozialetan koordinatu gabea normala al da gure ustez ez

eta nerabeen kasuan gertatzen da eta baita zerbitzu sozialetan ere honek hausnarketara eraman behar gaitu ezin dira hiru eredu ezberdin izan gure herri txiki honetan

gobernuak daraman espetxe politikarekiko determinazio handiagoa batez ere politika hau eskubide horien ukazioan oinarritzen denean

ez da nahikoa euskal herria bilduren ikuspuntutik hortxe daude trasladoak zigorrak destino aldaketak familiakoen bisitak ukatzea desplazamendu luzeak

espetxeen osasungintzari lotutako arazoak ere eta hau guztia madrilgo gobernuak daraman espetxe politikaren ondorioak dira mendekuan oinarritutako espetxe politika baten ondorioak

sakabanaketaren ondorioak datorren urteko txostenean euskal herria bilduk gai

egitea espero du izan ere arartekoa legebiltzarraren aliatua izan behar du

eta hemen ere behar diren neurriak hartzea proposatzeko eta legebiltzar honek euskal presoen giza eskubideak errespetatzearen erabakia hartu du

kexen arloan ere badira gizarte eskubiderekin lotura zuzenak dutena hizkuntza hezkuntza osasuna etxebizitza eta abar zuk zeuk aipatu dituzu eta bakarrik deigarrienak zaizkigunei erreparatuko diet batetik hizkuntza politikari dagokionez lehengo lepotik burua hizkuntza eskubideen atalean beste behin ere agerian geratzen da euskaldunen hizkuntza eskubideak ez direla errespetatzen urtero bezala hortxe azaltzen dira osakidetza batik bat pediatra euskaldunen sustituzioak

sustituzioak egiteko garaian bestalde justizia eta arazo gehiago dauden saila segurtasuna plangintzak

ezin daiteke izan bi hizkuntza ofizial ditugun herri honetan beti euskal hiztunek kexak agertu behar izatea gure eskubidea bermatzeko gure

ez daukagulako euskaraz bizitzerik ez daukagulako esparru guztietan eta hau ez da herritarren irudipen subjektiboa baizik eta errealitate eta egiaztagarria hezkuntzari dagokionean haur eta nerabezaroko bulegoan jasotako kexen erdia ehuneko berrogeita hamara

edo hezkuntzarekin lotutakoak dira hor daude bekak garraioa matrikulatzea eta ararteko jaunak aipatu dituen

lomcerekiko retxazoa marko propioa sortzearen aldeko autua komunitatearen eskaeratik eta hauek gure inportanteak

ez dugu sailaren aldetik erabaki irmorik ikusten lomceri aurre egiteko beraz bat gatoz txostenean azaltzen denarekin bestalde etxebizitzari dagokionez ere

bozeramaile batek esan esan du kexak bai soluziorik ez hemen etxebizitza lege bat onartu zen eta horretarako bi mila hamaseirako aurreikusten diren aurrekontuetan

heltzen hemen onartutakoari ikusiko dugu datorren urteko txostenak zer dion honetaz bestalde polizia alorrean ere pauso

azpimarratu egiten da txostenean aipatu da abuso de autoridad eta abar eta abar nire ustez helburua ezin da begi bistatik kendu eta helburua behar du herritarren eskubideak defendatzea eta pausoak eman behar dira hain zuzen helburu honetarantz bukatze aldera herritarrek ararteari egindako eskaera batekin bukatu nahi dut nik ere

lana egin dezala egoera ekonomiko larria duten pertsonengan elkartasuna sustatzeko herritarren artean izan ere

osasuna etxebizitza hezkuntza politika sozialak eta ideiak jende aurrean adieraztea eskubideak ote diren ala ekonomiaren

erreserbatutako pribilegio hutsak horixe da herritarren eskatzen duguna dutena guk oso garbi daukagu

eta bermatu behar dira eta botere publikoei dagokie hori bermatzea orain bai bukatze aldera aurreko urtean agur batekin bukatzen genuen
eta oraingo honetan ongi etorri batekin bukatu nahiko nuke eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi arartekoren bi mila hamalaugarrena urteko txostenaren inguruan esan beharreko lehen hitzak

euzko abertzaleak taldearen izenean eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu arartekoaren erakundeari giza eskubideen babesean egiten duen lan finagatik gaurkoan beste bozeramaileek esan duten bezala lamarca jauna gogoratu nahi dugu bere ibilbidea ararteko gisa amaitutzat dagoenean

urteko txostenak jarraitzen duen egitura berbera jarraituko dugu gure interbentzioan atalik aipagarrienak soilik bertaratuko ditugu luze

aukera eduki genuelako jarduera kopuruetan dagokion atalaren inguruan esan behar da arartekoak aztertutako kasuetan administrazioen jarduera okerra egon dela ehuneko berrogeita hamar koma laurogeita lau kasuetan

ehuneko laurogeita hamaika koma hirurogeita hamasei kasuetan administrazioek euren jarduera zuzendu edo aldatu dutela arartekoaren lan eraginkorragatik aipagarria baita gizarte eremuarekin zerikusia duten gaiek jo dutela baita ere bizkaiko foru aldundiaren kontrako kexek beherakada izan dute ordea araba

kontrakoek gorakada izan dute azken honen kontrakoek gipuzkoaren kasuan nabarmen gainera

garrantzitsua iruditzen zaigu ekarpen hauek plazaratzea denok gizarte babes sistemaren garrantziaz jabetu gaitezen eta baita erakundeek sistema mantentzearen alde egiten duten

justiziari dagokionez kezkagarria iruditzen zaigu ehuneko hogeita seiak bakarrik konfiantza edukitzea justizia auzitegietan badago zenbat lan egiteko arlo honetan herritarren pertzepzioa hobetzeko etxebizitza

gai delikatua izanik askotan mintzatu gara legebiltzarrean etxebizitzaren inguruan etxebizitza ezari buruz

esan beharra dago aurkeztutako kexen kopuruen gainean hogeita zortzi kasuetan egon dela jarduera okerra eta berrogeita hamalau kasuetan ez dela jarduera okerrik egon ia

jarduera okerrik ez diren egon kasuek jarduera okerra egon direnei hirugarren kapituluan arartekoa ere

azpimarratu nahi ditugu familien kasuan denbora antolatzeko planteamendu global

gure ustez lan bikaina dugu egiteko bai erakundeek

garrantzitsu hau lortzeko emakumeen berdintasuna eta osotasunaren arloan denok dakigu aurrerapauso galantak eman ditugula

baina oraindik ere erronka itzela dugula etorkizunera begira benetako berdintasuna lortu arte eta genero indarkeriarekin behingoz amaitzeko txostenean bereziki aipatzen da kirol eremuan lan gehiago egin behar dela nesken eta mutilen arteko

bilatzeko espetxeratuta dauden pertsonen inguruan orain urte bi esan genuen bezala estatuan zigor sistema gogorra

jarraitzen du preso gehien dituen europar batasuneko herrialdeetakoa izaten bere biztanleriarekin alderatuta ehun eta berrogeita hamar preso

bikoiztu egiten du estatu espainolak harrigarria da ikustea nola horren kausa zuzena ez dela kriminalitate tasa altu bat

mantentzen baita mila biztanleko berrogeita bost delitu inguruan europako herrialdeetako bataz bestekoa baino txikiagoa nabarmen txikiagoa eta jarraitzen du txostenak baieztatu daiteke beraz espetxe zigorraren gehiegizko aplikazioa testuinguruaren parte izan dela beste urte batez

arrazoiek hori ez justifikatu eta zigor sistemaren erabilera hori ez izan arren modurik bidezkoena eta eraginkorrena espetxeak jendez betetzen dituzten delitu mota nagusien jatorrian dauden arazoak konpontzeko giza eskubideen ikuspuntutik

etorkinak eta kultura aniztasuna ikuspegiren datuen arabera erroldatze kopuruek erakusten dute euskadin bi mila hamalau urtean

erroldatuta daudela aipagarria iruditzen zaigu gai honekin erlazionatuta dagoen ziberdelinkuentzia non informatikaren bidez

ematen ari diren eta beste bozeramaileek aipatu duten bezala ez bakarrik informatikaren bidez ze gaur bertan ere jakin ahal izan dugu zelan atakatua izan den

erakunde baten egoitza gero ere hurrengo osoko bilkuran honi buruz hitz egiteko aukera izango dugu beraz

orain arte egin duen bezala jarraituko du giza eskubide guztien defentsa tinkoan eta beti edukiko gaituzue bidelagun lan honetan

gai zerrenda agortu denez osoko bilkura honi amaiera ematen diot eta hurrengo osoko bilkurarekin hasiko gara bozketa denez